gracias eskerrik asko ruiz andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria fresno andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburua lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideak arratsalde on señora urrea por esta vez

legezbestekoa eztabaidatzen ari gara a zer nolako erronka ez da erronka makala gaur hemen hartutako lortuko bagenu hain erraza izango balitz edo eh bildu taldeak proposaturikoarekin nahiko izango balitz baina gauzak dakigunez

eta gai honetan hain zuzen ere emakumeen aurkako indarkeria oinarritzen eta iraunarazten duten balioak aldatzea behar beharrezkoa da

eta jarrera sexistak ez dira jokaera isolatuak guztiz alderantziz emakumeen kontrako bortxakeria umearotik eta bizitza osoan ahalbidetzen duen sistemaren parte dira eta

askatasuna eta gaitasunaren kontra egiten du gure artean gure gizartean zoritxarrez oraindik daude halako joerak baimentzen eta onartzen dituzten jarrerak eta jokaerak desberdintasuna da emakumeenganako bortxakeria ororen oinarrian dagoena eta beraz bortxakeria horren borroka eraginkorrak ezinbestean egon behar du balore aldaketa sakon bati lotuta eta

ez legealdi honetatik euskadin urteak daramatzagu

emakumeen arteko berdintasuna lortzeko lanean aitzindari eta adibide izan gara beraz gaurko erdibidekoan ez dugu miraririk egiten pauso bat aurrera baino ez dugu ematen bide luze honetan tamalez eskuartean dugun gaia konpontzeko

protokoloei eta horiekin lotutako prestakuntzari ertzaintza unitateek ezarritako etengabeko ebaluaketa eta egokitzapenak balorean jarri nahiko nituzke hala ere ez naiz luzatuko gai honetan nahiz eta oso garrantzitsua izan beltrán de heredia sailburuak berak azalduko

abenduaren bostean izango den giza eskubide berdintasun eta herritar partaidetzaren batzordean

agertuko da egun berean eta batzorde berean gizarte zerbitzuek indarkeria matxistarako ezarritako protokoloaren gaineko xehetasunak azaltzeko garrantzi handiko gaia baita ere azkenik erdibideko

hortik dator prebentzioan lan egiteak eta esku hartzeak daukan garrantzia eta ahalegin eta baliabide guztiak erabili behar dira gazteei harreman ez hierarkikoak eraikitzen lagun diezaiogun errespetuan askatasunean

oinarrituta hezkidetza sentsibilizazioa eta prebentzioa ezinbestekoa ikusten dugu gure gizarteak behar duen balore aldaketan

badaude gaur egun martxan gazteei zuzenduriko ez isildu nahiko

hezkuntza sisteman hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida plana

eta horietan indartu beharra eta baliabideak bermatzea eskatzen dugu erdibideko honen bitartez baita ere

la apoyen ustedes también eskerrik asko bigarren txandan jarraituko dut eskerrik asko

andrea erantzunen txandara pasatuz urrea andrea zurea da hitza

eskerrik asko urrea andrea maneiro jauna ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria ruiz andrea zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria fresno andrea zurea da hitza

a lo de hoy nada más muchas gracias eskerrik asko fresno andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

bukatzeko ere aprobetxatu nahiko nuke momentu hau emakundek eta honekin bat

hainbat sail bestelako erakunde eta hainbat elkarte zoriontzeko egiten ari diren lan neketsu

baliotsuagatik besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu
eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

bai hemeretzi abstentzio onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortu denez osoko bilkura amaitzen da